osoko bilkurari hasiera emango diogu lehen puntua erretiratua izan denez gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal kutxen eta kutxabanken proiektuaren

norakoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok

denoi berriz eh bilduk ekartzen du legebiltzar honetara legez besteko proposamen bat kutxabanken auziari buruz

gure planteamendua azaldu izan dugu eta berriz ere azaldu behar izango dugu nola ikusten dugun

aurrezki kutxan hartu diren erabakiak eta itxura denez erabakiak hartzen jarraituko dien

guretzat gure ikuspegitik bereziki larriak dira erabaki horien aplikazioarekin jendartea pertsonak eta enpresak euskal kutxen behar beharrezkoa dion ekarpenik gabe usten ari dira euskal kreditua eta

sortuz gure ehun ekonomikoan inbertsioak egiteko aukerarik gabe lagaz eta oro har gure herritarren bizi baldintzak hobetzea eragotziz hori dela eta ezinbestekoa da eztabaida publikoa

prozesua aztertzeko eta bertan behera usteko izan ere likidazio hori bertan behera ustea posible izan da europar batasuneko beste estatu batzuetan

eskerrik asko beraz posible da euskal herrian hemen eta estaldura nahikoa emateko borondate politikorik

hori esaten genuen gure

proposamen honetan gertatzen ari dena gure ustez larria da besteak beste eta behin baino gehiagotan esan izan dugu legebiltzar honetan

besteak beste zioan esandakoaz gainera ehun urte baino gehiagoko finantza erakundeek egindako

ekarpena galtzeko arriskuan dago eta gure jarrera

artifiziala dela salatu badute ere eragile sozial sindikal eta gizarte mugimendutako

jaurlaritzaren ikuspegitik eta euskal herriaren burujabetasunaren alde

propioak izatea eta kontrol publiko eta soziala holako erakundean izatea guztiz beharrezkoa da hemen

ez dira soilik ekonomikoak atzera pausuaren eskumenen eta burujabetasunaren aldetik interpreta daiteke

kutxen eraldaketa banku fundazioetan kapital pribatuaren sarbidea

politikoaren ondorioak dira izaera sozialeko ehun urtetik gorako finantza erakundeen historia amaierara eramaten

joan den abenduan alderdi popularrak eta euzko alderdi jeltzaleak fundazio legearen inguruko akordioak

lege horren arabera tamaina batetik aurrera kutxak desagertu behar dute banku fundazio pribatu

eta era berean pribatizazioaren ateak parez pare irekitzen dira aurrezki kutxak

egon den kontrol sozial eta publikoa desager daitekeela eta desager daiteke betirako

batzarrak eta administrazio kontseiluak behin betirako amaitu daitezke eta hamabost kideek osatutako patronatu

itxiaren esku geldituko litzateke erakunde berriaren jarduera osoa

horiek eta atzera bueltarik gabe hortik dator hain zuzen pribatizazio helburu dutenei bidea zeharo

lehen aipatutako legeak berak bi epe ezartzen zituen batetik oinarrizko lege hartan baita lege autonomikoetan eraldaketak burutzeko sei hilabeteko epea finkatzen zuen

hain zuzen ere ekainaren hogeita hamarera arte bestalde aurrezki kutxak bertan behera utzi eta banku fundazioak bihurtzeko urte beteko epea ezartzen zuen

epez kanpo ari da ez dugu ikusten lege propioa egiteko borondaterik jarritako epeetan gai honetan

eh bilduren ustean utzikeria

jaurlaritzak eskumenak badauzka

baina egiteari uko egin dio gure eskumenak erabili gabe estatuko gainerako probintzien pare

gelditzen dira araba bizkaia eta gipuzkoa

alderdi jeltzaleak alderdi sozialistak eta ppren asmoa bat etorriz ekainean bertan aurrezki kutxak desagerrarazi eta aipatu

lortzea adierazpen eta iritzi asko zabaldu izan dira gai honen inguruan

planteatu izan da kutxak saldu behar izango balu bere akzioen ehuneko hogeita hamabi horretatik ehuneko bi koma bat edo gehiago

hartatik behera

proposatu izan da kasu honetan gipuzkoako foru aldundiak eta udalak akzio horiek erostea kontrolik ez galtzeko

hori ez da guk proposatu izan duguna beste batzuek proposatu izan dute harritu egiten gaituena irizpide horiek bakarrik planteatzea gipuzkoako

herrialdearen kasuan zergatik ez da planteatzen beste herrialdeetan interbide bat izan daiteke nolanahi ere asko hitz egin izan dugu

argudioak errepikatuko denbora aurrera doa guk bat egiten dugu sindikatuak eragile sozialak eta batez ere kaltetuak finantza krisiak kaltetutako pertsonekin bat

herri eta harri gabriel arestiren liburua berrogeita hamar urte betetzen direla eta hemen

gure egiten dugu gure aitaren etxea defendatuko dugu otsoaren kontra sikatearen kontra eta

gure ustez interes pribatuen izenean alderdi jakin batzuen interes

ari dira deuseztatzen urtetan finantza erakunde izaera oso sozialekoak izan diren finantza erakundeak finantza erakundeak

uste dugu aukera badagoela atzera jotzeko eta gure legez besteko proposamenetan proposatzen dugu hori horrela izateko

eskerrik asko isasi jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

ni batasuna ni nadie ni ea dijo nada ni aralar ni aralar nadie dijo nada

damborena jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

nik uste dut hasteko lehenengo eta behin nekez pribatizatu daitekela pribatua dena baina beno hemen teoria asko daude nonbait eta

ari da zuzen zuzenean sartzea izango dala egokiena

legez besteko proposamena ikusita izatea

ba hamalauko kiniela asmatzea oso zaila izaten da ba hamabosgarrena ateratzea ere bai oso zaila

aldi berean oso zaila izaten da ere emaitza bat ere ez asmatzea

asmatzen dira ba nik uste dut eh bilduk aurkeztu duen legez besteko proposamen honetako

ez dago bat bera ere bere osotasunean zuzena aurreko interbentzioan damboreneak

zuk zeuk aipatu dezu kutxak likidazio prozesu batetan daudela

ez dago likidaziorik ez dezagun hitz hori erabili azkenean

banku fundazioetan bihurtuko dira baina ez dago likidaziorik bi fundazioak

besteek sortuko dute hori jakin badakigu eta urte honen barruan egin behar da

arabako bizkaiko eta gipuzkoako aurrezki kutxen pribatitazio prozesua etetea non hasi da pribatizazio prozesu bat eta kasuan zer da pribatizazio prozesu hori hiru

kutxabankeko akzioak burtsara salgai ez ipintzea

kutxabankek berez propioak dituen akzio bakar bat ere ez dauka

eta kutxabankek ez dauka autokarterarik kutxabankeko akzio guztien jabeak dira kutxak vital kutxa eta bbk

izaera sozial eta publikoa indartu dezatela erabaki politikoen eta legegintzazkoen bi tartez izaera soziala eta publikoa jakina ezaguna da zer eskatzen da publifikazioa nola zergatik horrek badu

lehen ere aipatu da aurrezkiaren gizarteratze efektiboa bultzatzeko ze proposatzen da

jaurlaritzaren eskutik edo instituzioen eskutik aurrezkiak dituzten

edo zertaz gabiltza beraz nik bost puntuak ez dira puntu bezala azaltzen baina bost arrazoi

atariko honetan ez erabaki larriak hartu daitezkeen garai honetan borondate politikoa

ados nago kontrol publikoa egon behar dela ados gaude jaurlaritzak bere egitekoa izango duela lege proiektua ekarri beharko du

momentu honetan bai ala bai banku fundazioak osatu behar ditugula eta ondo egin behar dugula horren lekuko garbia

guzti hau gipuzkoan bakarrik ez gipuzkoan

irailean pnvk bilduk alderdi sozialistak eta ppk integrazioko akordioa sinatu genuen hemen dago zuen firma hemen dago

justu bi aste izango da gipuzkoan kasuan behintzat

aho batez kontseiluak berretsi du

are gehiago bakarren batzuk eta kontseilari batzuk esan zuten eta oraindik nola ez dakigun

etorkizunean nahiz eta banku fundazioa osatu kasuan

eta bizkaikoa beste bat berrogeita hamazazpi hogeita hamabi hamaika hogeita hamar horretatik bera egon behar bagenuke jarri dezagun

bide bat hori behintzat eragozteko edo salbatzeko eta bide hori proposatu egiten da esaten da baita ere instituzio publikoek hartu dezaketela kutxabanken partizipazio bat nahiko balute

hemen demagogiatik ekintzetara pasa nahi baldin bada

eta proposamen konkretuak ekarri eta tokian tokiko eztabaida guneetan aurkeztu behar diren proposamenak proposatu

gipuzkoan ikusiko dugu hemen zein dabilen pribatizazioaren alde

eta baita ere bizkaian eta baita ere araban zein zertan dabilen

alderdi politiko guztiak konpromiso bat hartuta daukagula hemen gauden bost alderdi politikoetatik lauk irailaren hamaikan hartu genuen konpromisoa ahal izan ezkero

eta hori horrela ezinezkoa izaten baldin bada

baina euskal instituzioen babes edo euskal gizartearen babes hori galdu gabe eta hori da nik uste dut auzitan daukaguna ez dakiguna da zergatik hainbeste larritasun eta alarma

zergatik jakin badakigu erabaki hauek hartu ala ez hartu ardurak ere badaudela

eskuz aldaezinak eta zuek ere bazaudete

zuzen zuzenean behintzat gipuzkoan eta hor ardura politikoak eta zuzenak daude eta bakarren batek behetik jokatzen baldin badu demagogia tarteko ez daki kontseiluan egon edo kalean egon

eta erabakiak hartu behar direla eta ez dakigu ze gogoeta tarteko eh bilduk zer erabakiko duen zergatik argi dago kalean gehiago dagoela

zergatik gipuzkoan hain zuzen ere orain bi aste eh bilduri proposatu zaio lantalde bat antolatzea banku fundazio hori nola osatu behar den

aniztasunak eta gainontzekoak errespetatuz eta oraindik gaur da eguna

hori izan da erantzuna eta nik uste dut hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia nola iritsi den baita ere eta ahal den kontsensurik zabalenarekin behintzat guk zuek aurkeztu duzuen

eta emendakin horretan nik uste dut zuzen zuzenean lehenbizi aitortzen da kutxen izaera historia bigarrena legeak lege

ez baldin badugu bakarren batek gure izenean sortuko duela

beraz nik uste dut pausuak eman behar direla kutxa bakoitzaren osaketa eta nortasuna errespetatuz

fundazio horiek osatze bidean hirugarrenik esaten duguna da

instituzioak kasuan hiru diputazioak eta hiru hiriburuetako udalek saiakera bat egin behar dutela besteak beste bermea eskaini behar dutela gizarte ekintza hori bermatua

hori da beste konpromiso bat eta baita ere nola ez etorkizunean fundazio horiek osatu behar baldin badira baita ere gizartearen

edo politikak eskaintzen duen aniztasun hori ere errespetatuz horren islada izan behar duela ere baita ere patronatu horien kasuan osaketa hori da gure posizioa eta berriro diot

gipuzkoan norma foral bat auzitan edo eztabaidan dago erremanenteak zertarako erabili

proposamen bat ezagutuko du eh bilduk bere iritzi politiko horretatik erabaki politikoetara pasa dezan eta ikusiko dugu

kasuan legeak behartuta eta beharrezko izango balitz gipuzkoako kutxak

joan behar izatea ia diputazioa prest dagoen hor partizipazio bat hartzeko gu horren aldekoak gara eta horrek ez dauka zerikusirik pribatizazioarekin

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz mistoa

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarreko

araudiaren babesean euskal herria bilduk

legez besteko proposamen hau eta horrela jakinarazten dio legebiltzarreko presidente andreari

arrazoia azalduko dizuet abenduak hogeita hamaika bitarteko

alderdi popularrak eta alderdi jeltzaleak adostu zuten legeak esaten duena bideratu ahal izateko abenduak hogeita hamaika bitarteko epea badago euskal herria bilduk proposatu die hiru herrialdeetako eragile sozialei sindikalei eta politikoei aurrezki kutxan eta kutxabanken izaera soziala eta publikoa bermatuko duen

alderdi politiko sindikatu eta eragile sozialen arteko herri akordio honen edukia gure ustez hauek izan daitezke abenduaren hogeita hamaika arteko epea dagoenez ekainean kutxak desagerrarazi eta fundazioa sortzeko dagoen asmoa bertan behera uztea

ekartzen digulako azterketa juridiko sendo eta konpartitu bat burutzea

eta denen artean gure helburuetarako egokiena zein izan daitekeen erabaki tresna juridikoak definitu ahal izateko edozein tresna juridiko erabakitzen dugularik bai kutxen

bitartekoak bermatuko dira zuzendaritza anitzak eta proportzionalak

ahalbideratu batzarrak zuzendaritzaren kontrol publiko eta soziala bermatzeko tresna nagusiak diren eta bertan

aipatu organoak prozedura demokratikoaren bitartez hautatuak izateko eta prozesuak zehaztuko dira kutxak eta kutxabank

sortu eta bertako herritarrak eta bertako ekonomia babesteko

herri akordioak bere baitan kutxabankek kapital pribatua sartzearen aurkako jarrera irmo eta publikoa izango du une zehatz batean legeak hala aginduta

kutxabanken sorrerako integrazio kontratuak aurrikusten dituen neurriak erabiltzeko konpromisoa hartuko litzateke hala nola kutxen arteko salmenta burutzea edo

aipatu aukerak ezinezkoak balira akzio horiek erosiko lituzkeen sozietate publikoa sortzeko konpromisoa hartuko litzateke helburua eta berean marra gorria kapital pribatuari akzio bat bera ez ere izango litzateke kapital

eta kontrol publiko eta soziala bermatzea kapital publikoa eta kontrol publiko sozial eta demokratikori kutxabank norabide berri batean jartzeko konpromisoa hartuko da bertako herritar eta ekonomiari begirako finantza erakundea behar du izan

herrien eta eskualdeetan txertatua tokiko garapen eta beharrei lotuta herriz herri eta herritarrentzat kalitatezko finantza zerbitzua bermatu behar du

kalitatezko zerbitzua eskainiko du eta horretarako langileen eta lan baldintzak ere kontuan hartuko dira

tresna lagungarria izan behar du bertako enpresari txiki kooperatiba eta

etxe kaleratzeak erabat baztertu eta gelditu behar ditu irtenbideak bilatu eta egun eskura dituzten etxebizitzak alokairua merkaturatzeko proposamena landuko da bezeroei iruzur egitea suposatzen duten finantza produktu zein interes tipoak

desagerpena horren baitan kokatzen dugularik gizartegintzaren alorrean azken urte hauetan hartu diren konpromisoak beteko dira

eta politikoa martxan jarriko da

akordioaren garapenerako gune edo bitarteko zehatzak adostuko dituzte hau da guk proposatzen duguna gaur hemen aurkeztu nahi den alderdien arteko ituna baino horrexegatik eskatzen dugu

bertan behera uztea herri akordioaren alde eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna egibar jauna zurea da hitza

adierazi eta iragarri gero azaldu dena eta erretiratu proposamena

aipatu ditut eta nik uste dut arrazoitu ere bai motibo batzuk eta aurrikusten ari gara

bilduk eta bilduren barruan ezker abertzaleak erabakiak

beldurra eta egiaren aurrean

egiten ari zaretena herri ikuspegi batetik

berdin zaizue kutxabankek bere ohorea bere irudia ikututa edo hankaz gora jartzea helburua delako pnv jipoitzea

lehia nahi baldin baduzue eta debatea edukiko dugu baina utzi kutxabank pakean

zergatik euskaldun guztien aurrezkiak hor daudelako eta gu guztioi dagokigu aurrezki horien etekinak ere zaintzea politikoki zaintzea eta ez kontrakoa egitea

gezurra dirudi herri ikuspegi batetik garai berri honetan eh bilduk kutxabanken inguruan eta bai vital kutxa eta bbkren inguruan portaera hau edukitzea pankarta ugari oihu ugari

ihes egin hori ez da herri bat eraikitzeko modua eskerrik asko egibar jauna eta amaitzeko maneiro jauna zurea da hitza

proposamena erretiratu egin denez ez da bozketara jarriko

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena bi mila hamalauko maiatzaren batean komertzio eta banku erakundeen aurka izan ziren mehatxu ekintzak gaitzesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

oyarzabal jaunak azaldu egin ditu azkeneko asteetan gure kaleetan zehar jasotako ekimen eraso edo ekintza desberdinak barakaldoko kutxabanken kontra eta alderdi popularreko

kontrako erasotik hasita hamalau bankuetxen kontrako erasoak durango leioa erandion maiatzaren

eta dendaz gora erasotuak kaltetuak bilbon

tolosa eta villabonako batzokien kontrako erasoak lekeition ertzainaren kotxe bat erreta

hori ez da bidea eta nik uste dut hemen aho batez

hori ez dela bidea eta esan egin behar dugu

esan egin behar dugu eta komenigarria litzateke

esango bagenu hori ez dela bidea horrelako jokaerak guztiz eta betirako baztertu egin behar ditugula gure herrian benetan

eta bizikidetza normalizatu bat duen herria garela

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko ares jauna eh bildu taldearen ordezkaria den matute jauna zurea da hitza

egun on guztioi gaur berriz ere mobilizazio egun batean izandako istiluen inguruko eztabaida dugu gurean edo hori izan zen argudio nagusia legez besteko proposamenean duela bi hilabete gutxi gora behera martxoaren hiruko troikaren bisitagatik gaur

hona ekarri den ekimena berriz ere funtsa oinarria modu deliberatuan ahazten du gaur hona gaitzesteko ekarri dena modu batean azaltzen dutena eta gaur

baina ez bakarrik ppk berriz ere konponbide bezala errepresioa eta indarkeriaren erabilera proposatzen digu

eta ezer ez eguneko lapurtzen gaituztenen aurrean ezer ez gure eskubideak urratzen duten eta gure bizitzekin jolasten duten aurrean finantzak botereak adibidez

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkari den oyarzabal jauna zurea da hitza

con esta propuesta nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna euzko abertzaleak

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko matute jauna zurea da hitza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

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena politikari kargu publiko eta besteren forupeko egoerak kentzeko egin behar diren lege aldaketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd zurea da hitza

el mismo trato gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak egun on kanpoko gai bat beste leku batera eramaten denean eta behin baino gehiagotan gertatzen da hori ba honelako gauzak gertatzen dira pixka bat eztabaida

trasladatu nahi izatea madrilen aurkeztu den

ekimen hori hona ekartzea bere horretan copy paste eginda inolako moldaketarik gabe ze hemen dagoen arazoa nik esango nuke alderantzizkoa dela puntu batean hau da

aforatuak diren pertsonak izan behar direla epaituak auzitegi arruntetan eta herri honetan askotan gertatzen dena da

aforatuak ez direnak epaituak izaten direla auzitegi berezietan beraz problematika oso ezberdina da eta zuk planteatzen duzun disjuntiba hori hona ekarrita ba nahiko

nahiko arraroa gelditzen da hain zuzen ere gaur goizean entzun dugu nola izan diren absolbatuak pertsona batzuk arruntak

eta pertsona horiek aldiz ez dira epaituak izan auzitegi

baizik eta auzitegi berezian horregatik guk gure enmiendan gure zuzenketan planteatu duguna izan da bai

pertsona guztiak berdinak izan behar direla legearen aurrean baina salbuespeneko neurri horiek salbuespeneko legeak araudiak

kendu behar dira pertsona guztientzat hain zuzen ere baita ere pertsona arruntentzat hemengo begiradatik begiratuta hori da gure ardura

planteamendua planteatzen duzu pribilegioak dituztela pertsona aforatuak eta pribilegio moduan zenbati auzitegietan epaituak izatea

nondik begiratzen den alde batetik nik ez dut ikusten inolako pribilegioa denik

epaituak izatea baina beste alde batetik eta orain zure ikuspuntura joanda zure planteamendura joanda zuk pribilegio deitzen duzun hori

elegitea egiteko aukera galtzea hau da zuk

sartzen dituzun pertsona horiek ez dute elegite egiteko aukerarik bestelako herritar batek izango

benetan mugitzen zaituen inpultsoa edo mugitzen zaituen ardura dela

hain zuzen ere ikusi dugulako herri honetan bereziki pertsonak berdin tratatu izan ez direnetan ez duzula ahotsa altxatu horren kontra eta ez duela tintik ere esan hemen modu berezi eta berezitu baten moduan epaituak izan direnean hainbat pertsona

zeharo galtzen duzu beste alde batetik uste dut ere terminoetan nahasketa egiten duzula hau da nahastu egiten duzu aforatua dena bere karguagatik eta aforatua dena bere funtzioagatik eta tótum revolutúm bat egiten duzu eta

bide batez esango dut zeuen iturrian ez dela ipintzen hamar mila baizik eta hamabi mila baina

sartzen dituzu epaile guztiak sartzen dituzu fiskalak eta zenbakiak emango ditut denetara dira

magistratu gehiago auzitegi gorenean eta gero fiskal guztiak

eta gero beste hogeita zazpi fiskal auzitegi gorenean hau da ia

ez dira politikariak ez dira kargu politikoak pertsona horiek dira magistratuak eta fiskalak

fondo fondoan zer da nire ustez zuk daukazun ardura ba nire ustez eta

proposamenean amaieran planteatzen duzu eta hor ikusten da benetan zein den azken inpultsoa zein den azken asmoa

irudi juridiko berezitua baizik eta pertsona askok edukitzea hori kopuru ardura da eta orduan aipatzen duzu benetan

erkidegoak autonomiak estatu autonomiko honetan garbiketa egin behar dela sinplikatu behar dela eta hori da hain zuzen ere zuk

ez horrenbeste mila gutxi batzuei aforamendua kentzea baizik eta aforatuak eurak beraiek

autonomia estatua bertan behera ustea behin eta berriz esaten duzu eta beste behin ere aipatu duzu amaieran zure legez besteko horretan azkeneko puntu moduan

baina benetan zure ardura hori da hau da egitura autonomikoa

mila gutxi horiei kentzea bere izaera aforatua beraz guk ez dugu babestuko legez besteko hau noski eta gure zuzenketak planteatu duguna izan da

eta justiziaren aurrean herritar guztien baldintza bera bilatzen badugu has gaitezen hasi behar den lekutik eta zera da salbuespeneko arauak salbuespeneko

eta salbuespeneko auzitegiak bertan behera utzi auzitegi nazionaletik hasita alderdien legetik amaituta eskerrik asko